bozketan emaitza onako izan da beltrán de heredia hogeitabi bozka bideguren andrea hogei bozka rodríguez jauna emeretzi abstenzioak amairu beraz

aukeratu dira senatari izateko estefanía beltrán de heredia

eta antonio rodríguez jauna martxoaren hemezortziko lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarrena artikuluari dionari jarraituz

eta izendapen hori onartzeko eskatu gero behin izendapena onartuta euskadiren senatari ordezkari direla aldarrikatuko da

beltrán de heredia andrea formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak

bideguren andrea formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela onartzen duzu senatari izatea

formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izan zaituela onartzen duzu senatari izatea beraz estefanía beltrán de heredia

esquerdo jaun andreak euskadiren senatari ordezkari direla aldarrikatzen da lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarrena artikuluan eta legebiltzarraren erregelamenduko

xedatzen duen erara har ditzazue zuen lekuak ongi etorri

lehenbailehen eztabaidatzeko eta irakurketa bakarreko prozeduraz euzko abertzaleak eh bildu euskal sozialistak eta elkarrekin podemos

eztabaida eta behin betiko ebazpena bi mila hogeiko irailaren hamabosteko mahaiak ezarritakoari jarraituz ekimen hau osoko bilkuran lehenbailehen eta irakurraldi bakarreko prozeduraz tramitatuko da aldeko txandan nork parte hartu nahi du beraz

aldeko txandan ez duzu parte hartuko zuk bertatik

nik bost minutu jarriko dizkizut eta hortik aurrera nahi duzuna

azalpenean nahiko argi agertzen dela zein den arrazoia zein den zentzua

hori baino gehiago esplikatzeko beharrik ez dagoela uste dugu eta beraz

eta gure bozka baietza baino ezin daitekeela izan pentsatzen dugu eskerrik asko gorrotxategi

mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

en circunstancias verdaderamente excepcionales ganbera hau ezin da jokoz kanpo gelditu gure erregelamenduaren eraldaketan eta moldaketan

behar ditugu ez dut ukatuko daukagun erregelamenduan aldaketa gehiago

badaukagula baina oraingoan eta gaurko bilkuran ikusiko dugunez

ez diren moldaketak beste bide batetik eztabaidatu eta landuko ditugu la participación

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi erregelamenduaren moldaketa

sortutako krisi sanitario ekonomiko eta sozialak erronka berri bat ekarri diela parlamentu guztiei egia da erronka berri baten aurrean gaude baina zorionez birus horrek legebiltzar honi

erraz konpontzen dira oso erraz ez ordea aipatu berri ditugun krisiak gaur ekartzen dugun akordioa borondate kontua baino ez da izan eta konfinamenduan diputazio iraunkorrean eta ganbera honetako

behin eta berriz azpimarratu dugu zerbait egitea salbuespeneko egoeraren aurrean

proposamen honek erregelamenduaren lau artikuluen aldaketa jasotzen du eta azken xedapen bat gehitzen du aldaketa hori esker teknologia berriak baliatuta

eragozten digutenean saio ezberdinetan parte hartzeko aukera izango dugu hau da bilkura horietara bertaratzeko derrigortasunarekin

noski beste aldetik moldaketa horiek botoa eskuordetza emateko kasuak zabaltzen gogoratu behar dugu orain arte eskubide hori soilik amatasun edo aitatasun

aurreikusita zegoela hemendik aurrera gaixotasun larriak dituztenak eta ospitaleratze kasuak aintzat edo kontuan hartuko dira

de esta manera tan rápida besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

legebiltzarkideok egun on guztioi aurreko bozeramaileek esan duten bezala covid hemeretziak gogor astindu egin ditu gure bizitzak azken hilabeteotan gure

hainbat esparruak astinduak izan dira eta gauzak zeharo aldatu dira azken denboretan eta gurean ere legebiltzarrean ere

honen eredua da eta zentzu horretan gure egunerokoak aldaketa nabariak

hilabeteetan agerian gelditu dira azken asteetan eta hilabeteetan behar genituen aldaketak gure

edo egoera berri honi egokitzeko aurkezten zituen arazoak eta arazoak larriak direnean arin

eta kasu honetan arazo larri bati arazo orokor bati neurri argiak neurri zehatzak eta

proposamenak zentzuzkoak direnean eta eskuzabaltasunez egiten direnean

horretarako hori behar da guztion borondatea eta egiten diren proposamenak zentzudunak logikoak eta onargarriak izatea

legebiltzarreko zerbitzu juridikoen laguntza izan dugu beraiek izan dira hain zuzen ere testua burutu dutenak

orraztu beharra besterik ez zaigu gelditu zentzu horretan

legebiltzarreko zerbitzu juridikoei baina ez eurei bakarrik eskerrak baita ere azken hilabeteetan arazoak arazo legebiltzar honen lana mantentzea bermatu duten hainbat eta hainbat langile langileei zerbitzu juridikoak zerbitzu teknikoak itzultzaileak mandatariak bueno legebiltzarrak osatzen duten pertsona guztiei eskerrik asko

herritarron ordezkaritza eta partizipazio politikoa bermatzeko aukera eta laguntza eman diguzuelako espero dezagun egoera honek egoera triste honek

ahaztu ahal izan dezagun eta gaur hartzen ditugun edo proposatzen ditugun neurri berezi hauek horretan gelditu ditzala egoera bereziei erantzuteko neurri berezietan bakarrik eta lehenbailehen normaltasunera

eskerrik asko iturrate jauna euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko gara bozketa egingo dugu beraz bozkatu dezakegu

aho batez onartuta geratzen da eusko legebiltzarraren erregelamendua aldatzeko proposamena jarraian boto azalpena mistoa martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on guztioi

sagardui andreari ea legegintzaldi honetan elkarrekin lan egiteko aukera dugun legegintza honetan duzuen erronka ez da makala

osakidetzaren itsasontzia azaleratu behar duzue eta horretarako

aldatu behar da bi mila bederatzitik berritu gabe dagoen osakidetzako langileen hitzarmena berritu behar da eta horrek esan nahi du sindikatuekin negoziazioa berreskuratu behar dela plantillaren behin behinekotasunari amaiera eman zaio eta guztiz deseginda dagoen lehen arreta osasun sustapen prebentzio eta

hartu behar dira eta behingoz osakidetza euskaraz lanean jarri behar da

eman nahiko nizueke norabide horretan lanean hasteko egoki ikusten baduzue martxan jartzeko

eta prebentzio sailburuordetza sortzea horrela bertatik irizpide eta ildo estrategikoak markatzeko ospitaleetan lehen arretan eta osasun publikoan horrek ekarriko duelako

oso ondo teorizatzen den eta hainbat planetan zuek gobernuan onartutako dokumentu horiek

eramatea alegia horrek suposatzen du lehen arreta eta osasun

indartzea ez bakarrik koronabirusari aurre egiteko baizik eta herritar ororen osapen sustapenetik hasita kolektiboki prebentzioan oinarritutako osasun sistema publikoa eraldatzeko hau esanda ere nire lehen hitzartzat aprobetxatuko

eskertu nahi diot aurpegia eman duelako ez dut konpartitzen bere kudeaketa baina eskertzen diot aurpegia eman duela beste batzuek eman ez duten bezala kasu osakidetzako

baina berari kargu horretatik aurpegia ematea zegokion argi esan nahi dut osakidetzaren arazoa ez dela pandemia ez da

osakidetzaren arazoa da urteetako erabaki politikoak eta erabaki politiko horiek sortu dituzten egiturazko arazoak

baliabide falta iruzurrean oinarritutako kontratazio politika lehen arreta ospitaleetako filtro huts gisa ekartzea ulertzea ez lehen arretako profesionalak esaten ari dira jada lehen arreta

deseginda dago eta ez da nahikoa titular bidez gobernatzea edo esatea borondatea dagoela elkarlanerako eta akordioetarako hala bada esplikatu behar didazue zergatik ez duzue konpondu lehen arretako arazoa zeren gogoratu nahi dut

lehen arretako eragileak hiru urte luzez hiru urte luzez borrokan eta gobernuarekin elkarrizketan aritu direla gogoan dut pandemiaren bezperetan lehen arretako eragileek esan zidaten itxoin ze gobernuarekin bilera bat daukagu bada gaur arte

gainbehera pandemiaren aurretik nabarmena zen eta covidak izpiluaren aurrean jarri gaitu covidak bakarrik egin duena da zeuden gabeziak inoiz baino gehiago azaleratu azken urteetan profesionalen gain esfortzuari esker mantendu izan da nolabait kalitatea baina horrek muga bat dauka

gobernuak erantzukizunak hartzea ez bakarrik pandemiari aurre egiteko baizik eta ohiko jarduerari ere aurre egiteko ez da nahikoa herritarrei erantzukizunez jokatzea eskatzea edota isunak jartzea gobernua izan denean lehenengoa

gobernuak berak eta adibideak jarriko dizkizuet gobernuak berak onartutako arauak

abuztuak hemeretziko aginduan jasotzen da egoitzetako langileak baimen batetik edo oporretatik bueltan datozenean

agindua onartu eta bi aste oraindik bete gabe zegoen eta hori daukazue

agindu horretan maskarillaren inguruan irizpide batzuk jasotzen dira sartzen zarete osakidetzako webean ipintzen duzue preguntas frecuentes eta erantzunek ez daukate zerikusirik araudiarekin

sistema publikoa jada ez da gai pandemia eta ohiko jarduerari aldi berean erantzuteko eta egoera hau ezin dugu luzaroan mantendu ze ekarriko dituen ondorioak oso larriak izango dira begira sagardui andrea nik ulertu dezaket lehenengo olatuaren aurrean

erantzun behar dugu ohiko jarduera baztertzen dugu edo alboratzen dugu eta goazen erantzutera datorrenari bale gero deseskalada etortzen da berriro ohiko jarduera berreskuratzen dugu planifikazio eskasarekin eta baliabide oso gutxirekin eta halamoduz

ezin dugula aurre egin eta azkenean zer gertatzen da ez diogu pandemiari erantzuten eraginkortasunez baina ezta ohiko jarduerari ere zer gertatzen ari da edo balizko gaixotasunen aurrean diagnostikoekin edo osasun sustapenarekin adibide bat osasun sustapena aste honetan zupiria jauna irten da prentsaurrekoan esaten mugiment laguntzak

osasun sailetik eta hezkuntza sailetik osasun sustapenerako programa horretan dauden ekimenak

debekatzen nire lagun batek esaten duen bezala osasunaren izenean osasuna akabatuko dugu eta beste adibide bat lehenengo olatuan

lehenengo positibo aurretik ere guk maila pribatuan helarazi genion

hasten dira deribatzen poliklinikara gaur da eguna poliklinikak jada ezin ditu gaixo gehiago hartu orduan donostiako ospitaleak zer egiten du

jartzen ditu intentsibisten lana egiten formakuntza gabe serioa da

eta horrelako mila adibide lehenengo olatutik ez ditugu parametroak aldatu

ari gara arrakasta gabe zeren neurriak hartzen baldin baditugu pandemiari aurre egiteko lagunduko du bestelako jarduera guztia ere behar bezala erantzutea

edo gobernuaren erabakia izan da bueno goazen erantzutera aurrekontua ez gehiegi

desorekatzeko erabaki bat izan daiteke zilegi da guk ez dugu konpartitzen

eta hemen gakoak dira aztarnariak lehen arreta epidemiologoak osasun publikoko zerbitzuak gakoak dira behar besteko baliabideak izatea orduan aztarnariak

eta gainerako guztiak berrehun eta hirurogeita hamar arte beste toki batzuetatik hartu zen orduan beste tokietan ari dira haien lana egiten eta besteena portzierto

erdian bukatzen dira zer gertatuko da ze gogoratu nahi dut lehenengo olatuan

haiek gero bideratu beharrean lehen arretara kontratuak amaitu zitzaien beraz aukera daukagu beste profesio batzuetatik jendea formatu eta aztarnari lanetan

laga errehabilitazioan ze errehabilitazioan itxarote zerrenda handiak ditugu egia da

handiak direla eta gero sare desberdinak osatu ditugu eta koordinazioa ere den dena da epidemiologoak gestoreak

informazioan ere gardentasun osoa eskatzen dugu informazioa ezinbestekoa da eta ez bakarrik informazioa lantzea udalekin eta katean eragin dezaketen elkarte eta entitateekin eta eskatzen duguna da herritarrei jakinarazi non eta ze mailetan ematen ari diren kutsadurak horrek lagundu dezakeelako toki batzuetan presentzio neurriak zorrozten

benetan oso larria izan da ikustea besterik ez ehuko matematikariek txosten batzuk egiten zituzten eskenatokiak aurreikusteko

ziren baina harrezkero ez dakigu edo beste adibide bat orain gertatzen ari dena begira kazetariak

jasotzen dituzte ikastetxeetan gertatzen ari den bilakaera pandemiaren bilakaera talde parlamentarioak jasotzen dugu hori da errespetu instituzionala hori da elkarlan instituzionala botatzen dut bakoitzak erantzun dezala eskatzen dugu osasun publiko

ekipoa indartzea begira talde horretan ditugu hogeita zortzi teknikari bi herenak behin behinekoak martxotik ekainera

ekainetik aurrera ezer eta

garamendi andrea orain lehendik zegoen eskale legegitasmoan epidemiologo teknikari hauek kolokan daude beraz birformulatu eta gauza asko birpentsatu beharra dago

osasun sustapenean prebentzioan eta ez bakarrik koronabirusari aurre egiteko edota etorkizunean balizko pandemiei ere aurre egiteko

izan aldi oro kolokan eta horrek ekartzen duelako saturatzea

galtzea begira ekainetik irailak hogeita hamar arte hogeita bat

zeudenean eta genuen poltsa bat hamazazpi pertsonena hutsuneak betetzeko eta lehen arretaz zer esango dizuet

oso oso kezkagarria da telefono bidezko kontsultak lortzeko ere

itxaron behar da kontsulta presentzialekin izugarrizko arazoak daude

abokatuak abisatu dituztela profesionalak esanez telefono bidezko diagnostikoetan kontuz diagnostikoan akatsak baldin badaude beraiek ezin izango dituztela defendatu

zirkuitu zikina zer gertatu zen halako baliabide pertsona gutxi geneukala mediku berdinak zirela zirkuitu zikinean eta garbian zeudela edo ordu batetik aurrera

nahastu egiten ziren etenik gabeko arreta guneak itxi ziren orain batzuk ireki dira beste batzuk irekitzear daude baina zerbitzu gutxiagorekin

osasun etxeetan gertatzen jada dagoeneko eman diren murrizketak eta

erizainak etxeetara negarrez negarrez horrela

baina kontsultatu behar dugu ez dira iristen ez dira

bai edo bai lehen arretari heldu behar zaio bai edo bai lehen arretaren legegintzaldia izan behar da baliabideak behar dituzte pertsona gehiago baina ez bakarrik baliabideak eta pertsonala

bai eta hori esaten digute profesionalek araudia aldatu behar da begira

gogoratzen duzue erizainen preskripzioa etxeko lan horiek bukatuta egongo baziren pandemian ere hobeto egongo ginen baina bukatu gabe utzi ziren eta horrek ere eragin du

alde batetik pandemiari aurre hartzeko ze ezin garelako joan beti atzetik orain badirudi datuak egonkortzen ari direla baina badakigu

zelako gogorabeherak dituzten eta badakigu agian bi aste barru

momentu polita izan daiteke beste aukera bat dugu

pandemiari aurretik aurrea hartzeko eraginkortasunez erantzuteko sor daitezkeen beste behar batzuei erantzuteko ze beste behar batzuk ere sortzen ari dira gogoratu orain batzuek horrek ondorio batzuk kronikoak uzten ari da

eguneroko jarduerari osakidetzak egunero beste hainbat eremu atenditu behar ditu guzti horri erantzun ahal izateko bai

bestela gertatuko zaigulako betikoak bazterrean geratuko direla eta galdera batekin bukatu nahiko nuke zergatik

zergatik ez da konpondu orain arte lehen arretaren arazoa esandakoa

beste aukera bat birusaren aurretik jartzeko osakidetzako ohiko jarduerari behar den bezala heltzeko eta egiturazko arazoak
konpontzen hasteko eskerrik

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos izquierda unida taldearen ordezkariak dauka hitza gonzález andrea zurea da ordezkariaren hitza

egun on legebiltzarkideok

eskerrik asko presidente andrea sailburuak ongi etorriak eta sagardui

osasun sailburuari ere ongi etorria eman nahi diot bienvenidos señores consejeros

kasu honetan eh bilduk ekarritako proposamena eztabaida desberdinak izan ditugu gai honi buruz bereziki diputazio iraunkorrean baina ez osoko

honetan eta eskertzekoa da momentu honetan horrelako eztabaida izateko aukera edukitzea nire oroimena ere hil diren pertsona guztientzat eta egoera larri batean daudenentzat eta guk gure proposamenean pentsatzen ditugun gai garrantzitsuak bertan

ez dugu demagogia egin nahi gai honekin baina argi eta garbi ditugun arazoak mahai gainean ipini behar dira eta ezinbestekoa da behar diren irtenbideak bilatzea hainbat gauza zuzendu behar ditugu eta hobeto izango

euskal sozialistak taldearen ordezkaria corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea egun on guztioi eta egun on berezi bat osasun sailburu berriari gotzone lagunari benetan zorterik onena opa dizut erronka zail honetan eta bueno jakin ezazu jada badakizu baina gure talde osoaren laguntza eta babesa izango duzula zure lanean

covid hemeretzi birusaren aurkako estrategiari buruzko legez besteko bat ekarri dugu euskal herria bildu taldeak lehen bilkura honetara eta bueno esan daiteke nahiko logikoa dela gai honekin hastea legegintzaldi hau gure bizitzak

aldatu duen birusari aurre egiteko hartu behar diren neurriei buruz ari gara beraz baina ez gara hutsetik abiatuko gure herrian birus honen lehen kasuak antzeman eta bere

gauza asko ikasi ditugu gauza asko egin dira eta gertatu dira bidean pertsona asko geratu zaizkigu

hainbat herritar eta gogoan ditugu baita ere gaur eta denok administrazio zein herritarrok asko ikasi dugu eta bere aurrean zer egin behar dugun eta zer ez dugun egin behar ere ikasi dugu birusarekin bizitzen ikasten ari gara errealitate berri honetara egokitzen eta bueno martxotik iraila bitartean esan daiteke garai bat bizi izan dugula eta orain irailean

eskoletara eta itzuli garenean beste garai bati aurre egiten hasi garela ekarriko dizkigula erronka berriak eta guzti horretara ohitu beharra ere

gure egunerokoa guztiz baldintzatzen jarraituko duelako

ondorioei arreta eskaintzeko gaixotasun ezezagun baten aurrean aurkitu ginen oso kutsakorra dena medikuntza aldetik aurre nola egin inork ez zekien ez daukagu txertorik ez daukagu aurkako botika zehatzik sekulako kasuistika zabalekoa da asintomatikoetatik hasi eta

du birus honek eta guztiei bakoitzaren neurrian beharrezkoa den erantzuna eman behar

berrantolaketa bat ez baina sistemak bere sendotasuna agerian utzi du hilabete guzti hauetan ubera andrea eta osakidetzaren itsasontzia ez dago ez hondoratzen

gehiago indartu behar dugula eta hori beti esan dugu herritarrek dituzten beharrei eta gainera aurrez aurre ditugun eta izan ditzakegun osasun mehatxu berriei aurre egiteko

birusari aurre egiteko hiru betebehar aipatuko nituzke lehenik prebentziorako beharrezkoak diren neurriak beti gogorarazi eta betearaztea

eta gaixorik daudenei beharrezkoa duten arreta ematea zure ekimenean lehen puntu bezala informazioaren beharra jasotzen zenuen eta

azaldu du hemen gure zuzenketa eta ez naiz errepikatuko ez baina nik uste dut osasun sailak lehen egunetik eta gardentasun osoz eman duela informazioa

eta gainera bere horretan mantentzen da egunerokotasun hori informazioa ematerakoan eta gainera guztiok jabetu ahal izan gara pandemiaren

tamainaz larritasunaz baita ere momentu batzuetan eman zaizkigun datu guzti horiek egunero izan ditugulako gure eskura fokuak identifikatzeko gaitasuna egonda eta foku horietan

inplikatuak egon daitezkeen herritarrei zuzeneko informazioa eman zaie

kribadoak egiteko deialdi horietara joateko

parte hartuz eten behar zelako kutsatze kate hori ez eta bueno aurrerantzean ere horrela jarraitzeko eskatzen diogu osasun sailari

horretaz gain beste txosten batzuk ere egin ditzala informazioa osatuz eta unean uneko egoerari

eusko jaurlaritzak eskaini izan duen eta eskaintzen duen informazio hori

eta uste dut txalotzekoa ere badela herritarren ahalduntzea baita ere prebentzioa funtsezkoa delako eta hor guk denok daukagu

udalekin elkarlanean osasun sailetik herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak direlako bueno formakuntza saioak informazioa eman herritarrei

jarraitu behar ditugun ahalik eta kutsatze maila txikiena izan dezagun eta hori gure zuzenketan ere

neurriak nahiz eta jarraitu ez da nahikoa eta kutsatzea hor dago zoritxarrez azkar eta errez kutsatzen den birus bat

eta orduan kutsatutakoari eta bere inguruari kontaktu guztiei ere jarraipena egitea ezinbestekoa da eta horregatik baita ere gure zuzenketan jaurlaritzari eskatzen diogu

esan dut sistema sendoa daukagu eta sistema sendo batek

baina hobekuntza baita ere plantilaren egonkortzean aurrera egitea

jasota geratu da baita ere gobernu akordioan gobernu akordioan eta hartutako konpromisoen artean datozen lau urteotan

horri ere atera diozu beste hankatxo bat zure erdibideko proposamenean ez direla plaza berriak ez dakit osasun sailak duen informazioa eta zurea benetan igual kontrastatu beharko dituzue nork esaten duen egia eta nork ez baina es

talde sozialistarekin aurkeztutako zuzenketa defendatuko du hori bozkatuko dugu egia da bidali zenigula erdibideko

esan duenari jarraituz uste dut zuk jatorrizko ekimen bezala aurkeztutakoa eta gure zuzenketak

desberdintasunik nik uste dut helburua konpartitzen dugula denok eta beste modu batera ezin du gainera izan denok nahi dugu

covid hemeretzi honi aurre egiteko eta gure sistemak osasun sistemak erantzuteko gaitasuna izatea ere uste dut guztion helburu eta

oraintxe ildo nagusiak konpartitzen ditugu eta uste dut denbora izango dugula legealdi guztiaren zehar

eskerrik asko berasaluze andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa martinez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea
erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

tejeria andrea hogei minutu beharko nituzke erantzuteko

gobernu akordioa eta gobernu akordioan argi agertzen da lanpostu horiek ez direla berriak baizik eta opera aterako diren eta dagoeneko plantilla estrukturalean direnak por cierto

ope berriko neurri horiek hemen bozkatuak zirenak legebiltzarrean onartutakoak eta barkatu legebiltzarrean

aurkeztu bai gobernuak baina bozkatu eta onartu ez beraz kontuz

neurriekin gobernu akordioetan helburua konpartitzen baldin baditugu ez dut ulertzen

gero akordioetara iristeko zeren azkenean erdibidekoak eta akordioa lortzea hori da eta hori da azkenean borondate hori

zenbakietan ez gara ados jarriko baina igual zenbaki batzuetan ados

baina kontua da zuen zuzenketa irakurrita garbi ikusten da

esaten barkatuko didazu baina ez genbiltzan gauza

zenbat urte goazen hori zer den zehaztera eta adostera adibidez

informazioaz luze jarrai genezake ze informazioan beti atzetik ibili behar gara astero bilerak izaten genituen eta asteroko bilera horietan ere

informazioa ere ematen beti atzetik eta presionatzen gogoan ditut ere

informazioa desagertzen zenean eta komunikabideen eta oposizioko taldeek egindako presioari esker lortzen zenean informazioa berreskuratzea beraz

hitz egin genezake zer gehiago omenaldirik hoberena egin genezakeena covideko gaixoek osasun profesionalei baliabideak jartzea da beraiek ari dira eskatzen

eta hori da omenaldirik hoberena goazen neurriak jartzera borondatea baldin badago goazen neurriak jartzera eta

pixkatxo bat berriro ere erantzukizunak kanporatzea herritarrengan jartzen ardura guztia eta hemen zeren hasieratik eta begira hor alderdi sozialistak

gobernua hasieran gai izan zen erabaki ausartak hartzeko momentuan

atzean ezkutatu zineten ez zenuten ausardiarik izan

erabaki goxoak edo populistak zirenean gero gertatu dena da

egokitu baina zuek berdin jarraitzen duzue madrileko gobernuaren atzetik zuen erantzukizunak delegatzen eta zuen erantzukizunak ari dira hartzen langileak baina jada langileek

osakidetzan urgentearen urgente ari dira atenditzen

gehiagorako ez dago gaitasun gehiagorako eta osakidetzan hondoratzen ari da horregatik orain arte beraiek hartu dute motxila baina ezin dute ezin dute gehiago

neurriak eta gobernuak hartu behar ditu bere erantzukizuna ea hemendik aurrera aukera edukiko dugun

borondatea baldin badago neurriak jartzen dira eta borondatea akordioetarako

ekintzekin ez hitzekin eta ez konpromisoak adieraziz bakarrik gauza zehatzak behar ditugu baliabideak behar ditugu

zer izango litzateke ez eta begira bi mila bederatzitik hitzarmena berritu gabe dago lehen arretan pandemia aurretik hiru urteetan

posta bat eta telefono bat jarri zieten sindikatuei harremanetan jartzeko aurrean telefono horren atzean ez zuten inor aurkitu beraz ekintzekin erakutsi ekintzekin eta neurriekin

ze orain arte osasun saila paperan jasota dauden gauza guztiak ez dira bete ez dira bete beraz

hitz egiteko eta hitz egin beharko genuke eta ez

eta bukatzeko bai esan nahiko nioke corcuera andreari bueno pandemian zehar alderdi

gauza asko partekatzeko ezagutzen dut zuek ze proposatzen zenuten ezagutzen dut zuen jarrera
zein izan den ezagutzen dut ere pandemian zehar publikoki zuen sailburu amaitu ja

baina bakarrik eskatu nahi dizudana da orduan

sailburu ohiak esaten zituen gauzak medio horietan eragiteko

praktikara eramateko eskerrik asko ubera andrea gogoratu nahi dizuet talde bakoitzak zuen denbora daukazuela eta eskertuko nizueke denbora horretara mugatuko bazinete

ez nuke nahi hitza kentzea e ulertu didazue ezta beraz

askoz hobeto guztiontzako elkarrekin podemos izquierda unidaren ordezkaria

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkariak dauka hitza garrido andrea zurea da hitza

proposamenari adostutako proposamen horri pentsatzen dugulako bueno guk

ipintzen edo azkenean testu horretan jasotzen eta bestalde uste dut ere

arrisku bat dagoela eta nik uste dut prudentziarekin jokatu behar dela ubera eta martínez andrea eta jauna nosotros pensamos

ubera andrea zer gertatzen da akordioetara ez iristeko galdetu duzu uste dut zure buruari egin behar diozula galdera hori eta bat egiten dut corcuera andreak esandakoarekin gure zuzenketak ez osotasunean matizekin

plantillak handiagoak eginez ez kudeatu egin behar da ditugun baliabideak baita ere kudeatu egin behar dira baina zuek beti da gehiago gehiago eta gehiago eta gainera behar batzuk inondik inora ere zenbakietan behintzat kontrastatu gabekoak

errepaso bat egingo banu ere zuk kamara honetara ekartzen dituzu ekimenetan zenbatetan

aurrera ateratzea akordio bat lortu duzulako benetan uste dut ez dakit zenbat beharko nituzke baina asko ez nituzke beharko ikusteko akordioa non

egin beharko diozu eta berriro osakidetza hondoratzen dagoela lehen arreta deseginda dagoela ez da egia eta zuk badakizu ez dela egia ematen du

holako egoera larri baten aurrean elkarlana beharrezkoa dela denok jarri behar dugula gure aldetik

zerbait ikusi baldin baduzu oker dagoela protestak ikusi badituzu es que zure argudioa horrekin

eta orduan berriro esaten dizut zergatik ez den posible akordioa zurekin benetan zaila da zuk ez duzulako akordiorik nahi eta zure erdibideko proposamena

justu akordioa bilatu ordez urruntzea nahi zenuen gugandik eta beti izango da agian dinamika hori aukeratu duzuelako legealdi honetan

baina uste dut egoera honetan benetan hori ez dela arduraz jokatzea eta esaten zenuen ekintzak eta hitzak hori da desberdintasuna zu hitzetan gelditzen zara eta gu eta gobernuak ekintzak egiten ditugu hori delako bere ardura eta herri hau

eta gero ere aurrera aterako dugulako

sailburu andrea lehen esan dizut erronka handia daukazu zorionez badirudi bigarren olatu honi ere ari garela buelta ematen edo baina zuhurtzia

gainditu dugula ze bihar ez dakigu zerekin aurkituko garen prebentzioa aipatu dugu ah eta ubera andrea esan didazu berriro ere herritarrak ari garela jartzen ardura nagusian edo arduradun nagusi bezala

baina ez dela egia baina egia da eta hori

asko dagoela eta zaindu egin behar gara eta gure ingurukoak zaindu egin behar ditugu eta prebentzio neurriak jarraitu behar ditugu eta hala ere

eta esaten dizute gaixotuta zaudela eta niri hori gertatu zait nire ustez esandako gomendio guztiak jarraitu arren nire familiak esandako gomendio guztiak jarraitu arren eta kutsatu egin ginen eta gaixotasuna pasatu dugu zorionez ez larri

eta ondo baina edozeini gertatu dakioke eta ez da

eta guztion artean egin behar dugu eta zuek ere bai benetan herri honen alde egin nahi baduzue ezin da hona atera esatera osakidetza

egia eta denok egindako osakidetza bat daukagu eta agerian geratu da

behar duela gehiago indartzea eta esan dugu lehen arreta indartu behar dela eta hainbat eta hainbat gauza eta hori dena konpromisoak hartuta daude eta egingo da

eta egin diezaiogun aurre aurrean daukagunari denbora izango dugu denbora izango dugu eta konpromisoa badago konpromisoa badago lanerako gogoa ere badago eta espero dezagun zuen aldetik ere benetan konpromiso hori egotea eta

osakidetzari nire esker ona azaltzeko nire izenean jada hau

egun hauetan eman diguten arretagatik egindako lanagatik eta benetan

osakidetzako kudeatzaile guztiei hemen gauzak ondo doazenean

osakidetzaren atzean eta barruan dagoen kudeatzaile talde horri esker eskerrik asko

mistoa martínez andrea zurea da hitza ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu eh bildu eta

unidak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita sei boto alde berrogeita bat contra zazpi abstentzio

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka sei boto alde hirurogeita zazpi

ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak taldeak euskal sozialistak sinatutako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

industria enpresetako kaleratze masiboei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos izquierda unida taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta defendatzeko hernández jauna zurea da hitza

egun on denoi

eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

kaixo eguerdi on gaur krisian dauden enpresa industrialei buruz hitz egingo dugu eta gure lehenengo hausnarketa nola ez gure lehenengo hitzak enpresa horien langileentzat dira ez delako samurra euren egoera

sozioekonomikoan damoklesen ezpata bat buruaren gainean izatea eta hor erte ere kanporaketa eta soldata jaitsiera baten

hitza gure hausnarketa gure elkartasuna eta baita ere gure konpromisoa artikulatuko diren borroka guztietan euren ondoan egoteko lanpostuak lanpostuen kalitatea

beraiekin batera ez da egoera ekonomiko ona bizi duguna eta normala da hainbat enpresa krisian egotea errepasatzen baditugu datu makroekonomikoak ikusiko dugu sortu duela egoera kaskar bat munduko ekonomia guzti guztietan gurean

ehuneko hogeiaren ingurukoa izango dela esportazioak ia azken urtean zifra horretan ere ehuneko hogei horren bueltan daude beherakadan baita ere diru bilketa ehuneko hogeia berriro eta langabezia tasari dagokionez igoera are handiagoa da azken urteotan ehuneko

egoera hau ez da eta ez dugu ez gara demagogian

zuzenean eta bere osotasunean jaurlaritzaren errua inolaz ere ez jaurlaritza onena ez munduko

hau da daukagun egoera eta badakigu azken momentuan edo azken uneotan gertatutako krisi

esan dezakegu gure ehun produktiboaren egoerak bai daukala harreman zuzena urteotan garatutako politikekin eta horrek ere eragina dauka covidek sortutako egoeraren efektuan baina bada jaurlaritzaren

zer politika motak aktibatuko du testuinguru honetan kartak banatu dira eta karta makroekonomikoak esan dudan moduan txarrak dira baina orain partida jokatu behar dugu eta partida horri aurre egin ahal zaio era

autogintza sektorea birmoldatzeko eta sustatzeko plan integral bat aurkeztu izan du plan horren dotazio ekonomikoa

plan horrek helburu estrategikoak ditu plan horrek definitzen du nola izango den etorkizuneko kotxea esaten du laburbilduta ekologikoa eta frantsesa

ekoizpena moldatzeko helburu estrategiko horri begira eta baita ere diru laguntzak ematerakoan planteatzen da

helburu estrategiko horiekin lerrokatzen diren ibilgailuak ibilgailuen erosketa finantzatuko dela hemen zer egin du jaurlaritzak estrategikoa den autogintzaren sektorearen aurrean

zeukan renove planari beste bost milioi euro jarri dio eta desproportzioa ez da frantziako barne produktu gordina askoz handiagoa dela bada

desproportzioa askoz handiagoa da desproportzioa dagoela jarreran eta aktitudean

europako liberalen ikurra delako erakusteko politika publiko proaktiboak lidergoak diseinuan politika industrial berrien diseinuan

ez direla amezkeriak ez direla gauza iraultzaileak eskuinak ere

erakutsi du eta kasu honen autogintzan ia ia planteamendu berberetatik abiatu da bere proposamena eskuinak ere

baina hemen bost milioi euro gehiago renove planetan agian balio izango dutela kotxe diesel bat erosteko turkian fabrikatutakoa adibidez adibide

ezkutatzen da oso sakona den errealitatea eta da gobernu honek uko

kasuetan bere erantzukizunari bi aukera daude

edo lidergoa hartu edo ostrukarena egin eta momentuz eta zoritxarrez

aukeratu du eta hori zoritxarrez ere ez da berria ezin da esan enpresa handiek kaleratzeak iragartzen duenean

sailburuak esan zuen moduan habrá más malas noticias

berri txarrak egongo direla baina jakin nahi duguna da berri txar horien aurrean gobernuak zer egingo duen soldata jaistea eskatzeaz aparte

enpresa guztietan krisian dauden enpresa guztietan dago kasuistika bat tipologia propio bat egon daitezke elementu amankomunak krisi orokorra dagoelako edo sektore krisi bat egon daitekeelako

aztertu behar dira onartezina da planteatzea formula orokor moduan soldaten jaitsiera no está aquí mi compañero

ikusi ditugun deialdi horiek soldatak era orokorrean jaisteko ez ditugu onartuko sindikatuek eta eh bilduk ere ezagutzen dugu enpresa guztietan

eta enpresa batzuetan egoera oso gogorra dela eta neurriak hartu behar direla baina hori beti da prozesuaren amaiera inor heldu nahi ez duen tokia ez da abiapuntua eta ez da kasualitatea jaurlaritza eta patronalen ofentsiba momentu honetan

edo agian pentsamenduko emergentearen adierazpen bat izan daiteke ze azken finean pnv gobernua eta patronala hemen

daude eta logikoa da antzeko pentsamoldeak adieraztea baina guk ez ditugu onartuko

eta argi esan nahi dugu bi milako ikasgaia ondo ikasi dugula en el año dos mil ocho

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak tellería ah arruabarrena jauna zurea da hitza

andrea legebiltzarkideok sailburu jaun eta andreak egun on gure esku hartzea hasi gura dugu kaleratzen

langile guztiekin gure elkartasuna adierazteko gure gertutasuna

nagusienetarikoa da ekonomia indartsu bat ahalbidetzea

eta hau dena gertatzeko baldintza bat behar da guk askotan errepikatzen duguna eta da auzolana concertación social elkarrizketa eta akordioa langile eta enpresarien artean argi gelditu da gure artean ere legebiltzar honetan kontsensu bat dagoela kaleratze

ahal den neurrian ekiditeko eta horretarako lehen eskatzen nuen malgutasuna behar da enpresari eta langileen artean bien artean enpresaren

aztertu nondik gatozen nora goazen plangintza bat egin eta horrekin alde batetik garrantzitsuena den enpresaren porrota ekidin

eta bigarrenik kaleratze kolektiboak ekidin

erakundeen eta jaurlaritzaren jardunari dagokionez esango genuke gure herrian irizpidea ondo finkatuta daukagula ez da bakarrik

adibidez aipatzearren enpleguan isla garbia eduki duena eta helburua da enpresa euskal enpresak edukitzea munduan

herrian horretarako izan zen ere finkatuz fondoa finkatuz funtsa enpresen errotzea bermatzeko

irudikatzen duzue rodilloaren irudia ezta apurtxo bat eta

garapen ekonomikoko batzordean ere ezkerraldeko ponentzia landu zen eta oso ondo landu zen orain ere beste batzuk etorriko dira eta guk azaldu nahi duguna da eduki dugun eta nahiz eta aritmetika aldatu egin den

eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna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

gil jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker batua

proposamen hau ekartzeagatik eta aukera eman digulako guztiz pertinentea den eztabaida bat izateko eta baita ere eskerrik asko

ezkerreko ikuspuntu batetik gaur egindako erdibidekoa oso oso potentea dela eta oso egokia

eta daukate zama finantziero bat edo arazo sakon bat euren merkatuan edo euren produktua zaharkituta gelditu da edo agertzen da lehiakide berri bat kostuetan adibidez gaindiezina dena eta abar eta abar eta abar eta ez nik edo nire taldeak sindikatuek langileak dira lehenengoak

denok dakigu mundu erreala nolakoa den eta denok prest gaude onartzeko

baina onartuko ez duguna da gauzen orden logikoa aldatzea eta kanporaketak eta kaleratzeak lehenengo momentutik mahai gainean jartzea

eta patronalaren burua esaten denean o se quedan

edo bestela kale gorrira eta onartu beharko duzu eta gainera zuek insolidarioak izango zarete eta hori ez dugu onartuko eta ez dugu onartuko ere pistoletazoa ematea sailburuak esaten soldata jaitsi behar direla formazioa dela eta edo

baina guk berriro diogu bi mila zortzian egin ziguten iruzurra ez gaude onartzeko prest eta aurrean edukiko gaituzue aitzakia moduan covid erabilita
langileon lan baldintzak enpleguak eta soldatak erasotu nahi baldin badituzu eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak

sánchez andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

beste batzuek egin dute dagoelako batzuetan konfrontazioa

esperantzarako margenik eta jarrai dezagun auzolanean eskerrik asko eskerrik asko

mistoaren ordezkaria martínez andreak ez du hitzik hartu behar eta euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkari den gil jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko gil jauna eztabaida amaitu dugunez bozketara
pasatuko gara lehenik bozkatuko dugu elkarrekin podemos eta ezker batua gehi eh bilduk sinatu duten

disculpa eskerrik asko bozketaren emaitza onako izan da

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eusko legebiltzarraren erregelamenduaren erreforma aztertzeko eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

es la propia sociedad muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak zuzenketak aurkeztu duten taldeetara pasatuz euskal sozialistak corcuera andrea

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok legez besteko proposamen hau klasiko bat da kamera honetan ezta irakurri nuenenan gogorarazi zidan gabonetan

bezalako momentua edo aste santuan ben hur edo la túnica sagrada ko errepikapenak bezala

neurri batean batzuen eraginez talde batzuen eraginez beste neurri batean

eraginez zelan edo halan legealdi hasiera guztietan legez besteko proposamen berdintsuarekin

araudia edozein parlamentuko araudia oinarrizko

oinarrizko bizitzak oinarrizko harremanak arautzen duen legea jarduera arrunta arautzen duen legea horregatik

beste edozein lege aprobatzeko momentuan beharrezkoa bada edo komenigarria bada adostasun zabalaz egitea oinarrizko legeetan oinarrizko

legeetan are ezinbestekoagoa da akordio zabalez egitea adostasun zabalez egitea ez bakarrik gehiengoaren

barneratzeko baizik eta batez ere gutxiengoaren eskubideak errespetatzeko el reglamento

y termino termino amaituko dut pertsona bati eskerrak agur esanez gaur nire legebiltzarkide taldekidea den jone berriozabalen azken osoko bilkura da eta eskaini dion mundu honetan berak eramatea puntu hau berak eramatea nire ordez agur esateko baina

eta madrildarrak bezala ospa egin nahi zuen ezer esan gabe baina nik hemendik esan nahi diot

beste agur esateko modu bat nire izenean uste dut eta euzko abertzaleak taldearen izenean eskerrik asko

lan guztiagatik niretzako oso lagungarria izan da pena da azkenean guztiak alde egin dute eta beste batzuek hemen jarraitzen dugu

eskerrik asko jone eta bide on eskerrik asko

jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna gorrotxategi andrea

alderdi popularrak egiten duena da parlamentu honen erregelamendua eraldatu ahal izateko lehenengo pauso bat ematea proposatzen du ezta proposamen hori da

erreformaren eraldaketaren hausnarketa egingo duen ponentzia bat eratzea zentzu honetan eta aipatua izan da beste

beste batzuengatik erregelamenduak berak bere burua egokitzeko

ea aurreikusten duen ezinbesteko mekanismo bat jartzen da martxan hau da xedapen gehigarri bia zeinaren arabera urtero

beharra egongo balitz egin ahal izatea eta xedapen gehigarri honi proposamena aurkeztu duen

ez zaio kasurik egin alde batera utzita ezikusia egin zaio eta

daukan auto aztertze eta egokitze betebehar hori ekiditu egin da beraz ekimen honi aldeko bozka emango diogu beste modu batera ezin zen izan eta aldeko bozka emango diogu gure ustez proposamen hau egokia delako eta zuzena delako hainbat

hemos aprobado pero hay algo más hay algo más ezohiko egoera honetan batzorde iraunkorra izan da parlamentu honetako jarduera beregain hartu duen organoa

zerbait egun hauetan oso argi gelditu zaiguna eta da ez duela

bere rolari behar bezala erantzuteko eta nabarmena izan da gaitasun falta hau bereziki parlamentuari dagokion gobernuarekiko funtzioan kontrolerako eta sustatzearen funtzioari dagokionez bereziki

bat azpimarratzea eta hau da pentsatzea zuzenbideak ahularen alde jokatzen duela boteretsuaren gehiegikeriari muga jarriz

uste dut uste dugu gure taldeak uste du beharrezkoa dela erregelamenduaren eraldatzea

bideragarritasuna ekidin ez dadin ikusitakoak ikusita hau ekimen parlamentarioen bideragarritasuna ekidin

honen alde bozkatzeko etorkizunari buruz dauzkagun erronkei erantzuteko ere

esango nuke hain zuzen ere hiritarren parte hartzea ahalbidetzeko adibidez eman diezaiogun

sinaduren eskakizuna jaitsi egin daiteke adibidez

baina bereziki eta hori baino garrantzitsuagoa oraindik eman diezaiogun benetako bidea ez ditugu ahazteko

bat eskola inklusiboaren aldekoa eta bestea txirotasuna eta bazterkeria soziala ekiditekoarena bietan eskakizun formalak

bete ziren gainditu egin ziren baina ez zitzaien tramitatzeko bidea

de democracia esperientziak zera erakusten digu politika progresistenak gainera herriaren eskutik etorri direla adibidez

bi mila urteko karta sozialaren lege bihurtu zena eta rgia ekarri ziguna edo baita ere frackinga eragozten duen

es la casa de todos y de todas eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

gai zerrendako bigarren puntuan erregelamenduaren inguruan hitz egin dugu eta azken aurreko puntuan berriro ere liburu honen moldaketa dugu eztabaidagai legez besteko proposamen honetan islatzen dena erregelamenduak jasotzen duena baino ez da

ganbera honetan izan genuen eztabaida berbera hain zuzen

urtean eskatu zena eta gaur bertan eskatzen dena ponentzia bat eratzea da bi helburu ezberdinekin lehenengoa alde batetik urteko txostena egitea erregelamendu honen aplikazio aldaketa baloratzeko edo ebaluatzeko eta bigarrena

kontuan hartu behar dugu erregelamenduak arautzen duela gure jarduera eta arau hori bizirik egon beharko litzatekela azken finean maiz

egiaztatzen baitugu esate baterako edo artikulu batzuk moldatu beharra dagoela askotan nabarmendu dugu kontu horiek nik neuk publikoki zein bilera pribatuetan eskakizun berberak egin ziren hamargarren

baina ez ziren gauzatu eta hori da egin behar dugun galdera ez

legez besteko proposamenaren zioan eta baita ere alde propositiboan zati propositiboan esaten duzuna

konpartitzen dut eta baita ere orain dela minutu batzuk esan duzuna

de presidencia orduan zergatik ez da ezer egin begira bi mila hamazazpian horrela bukatu nuen nire hitzartzea nik ere hitza hartu nuen orain dela hiru urte eta hauxe esan nuen finean parlamentari jaun andreok bi mila hamazazpigarrena

pasa den legegintzaldian baino askoz hobeto amaitzea jo erratuta nengoen

ez da ezer egin ez da bilera bat bakar bat ere egin

akordio politikorik egon besteak beste bi mila hamazazpian legebiltzar honetako indar korrelazioak ezberdinak

hau da erreglamendua moldatzeko askotan esaten dugun moduan

akordio zabal bat egon beharko litzatekeelako eta akordio hori ez zen eman beste aldetik gure aburuz zeintzuk dira moldaketa sakon hori egiteko beharrezkoak diren printzipioak bada gardentasuna zabaltzea

guk behintzat ez dugu ulertzen talde politikoen jarduera gardentasunik gabe era berean jendearekiko harremanetan eta herritarron parte hartzean sinesten

barrio jauna baina ez dut uste kasu honetan zurekin konpartitzen ditugun beharrak beteko direnik ponentzia hori sortzen bada

erabiliko dute horregatik uste dugu momentu hau ez dela

ez dela ekimen hau aurkezteko uste dugu

bigarren puntuan gure presentzia eta parte hartzea errazteaz

baina gure aburuz egun garrantzitsua dena da

erantzutea behar asko ditugu arazo pilo konpontzeke aurreko puntuan nabarmendu ditut eta hori izan beharko litzateke gure kezka nagusia

premiaz lan egin beharko genuke gaurko

ikusten ari gara gainera oposizioari esker horregatik barrio jauna orain ez dira araudi hau aldatzeko baldintzak ematen ez dira baldintza politikorik

hala ere ponentzia hau sortzen bada behingoz sortzen bada parte hartuko dugu nola ez eta proposamenak eramango ditugu nola ez beti egiten dugun moduan baina sumatzen dugun egoera ematen bada ba salatuko dugu

del reglamento nada más eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak iturrate jauna ez du hitzik hartu behar gorrotxategi andreak hitza hartu behar du esateko bakarrik gauza bat guk

aproposa dela baina bai nahiko nuke esan baita ere

egin den transakzio honen arabera eperik ez daukala eperik ez jartzea horrelako lanei izaten da modurik onena egingo ez dela aseguratzeko eta espero dut horretan oker ibiltzea eta

eskerrik asko gorrotxategi andrea eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau boto alde hogei abstentzio beraz

euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena enplegu

eskaera zuzentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria den garrido andreak

eskerrik asko presidente anderea egun on berriro sailburuak

herritarrok kezkatzen gaituen gai bat ekartzen du legebiltzarrera eztabaidatzeko legealdiaren hasieran gaudenez komenigarria ikusi dugu

proposamen hau legebiltzarrera ekartzea euskararen exigentzia eskaintza publikoari buruzko proposamena ikusten dugunez urkulluren gobernuaren asmoa berdina dela

berriro proposamen edo gai hau legebiltzarrera

ekarri dugu eta kontuan izanik legealdi honetan hainbat

egongo direlako beti proposamen hau defendatu dudanean gauza bera aipatu dut eta zehaztu nahi dut berriro proposamen hau ez dela euskararen aurka

alde eginda dago diskriminazioarekin bukatzeko eta errealitate

defendatzeko euskara eskaintza publikoetan euskarari ematen zaion gehiegizko balioa esan dezakegu argi eta garbi arazo bat bihurtu dela eta egin duela euskara guztiz erabakiorra izatea eskaintza publiko desberdinetan azkenean euskarari ematen zaion balioa formakuntza eta

ezinbestekoa da berdintasun printzipioa bermatzea

administrazioan sartzerakoan baina ez benetan euskara

didate proposamen honi alde batetik eh bilduk eskatzen du

lanpostu guztietan uste dugu planteamendu hau justiziaren

aurkakoa dela eta konstituzioaren aurkakoa dela

ez dela beharrezkoa eta ezin dela exijitu

lengua koofizialaren ezaguera eta

baizik eta auzitegi konstituzionalak hainbat alditan aipatu duena argi dagoela bestalde

duten zuzenketan esaten du jarraitzea prozesu indarrean dagoen prozesuarekin eta perfilekin dauzkagun perfilekin

eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu ordezkaria agirre andrea

izan dela betaurreko moreak janzten ikastea betaurreko moreak jantzi

era batera ikusteko eta horretarako oso ariketa erraza eta eraginkorra dago eta da normaltzat edo dugun egoera bat hartu eta

parekidetasuna dagoen ikusteko emaitza normalean demoledorea izaten da

eta gure kasuan euskara gaztelera gaztelera euskara daukagun ikuskerarekin ere uste dut ariketa bera egin daitekeela berdintasuna dagoen ala ez ikusteko

beraz gaur gonbitea luzatzen dizuet denoi talde popularrak eta ciudadanosek aurkeztu duten proposamena elebitasunaren betaurrekoekin

euskara jartzen duen lekuan gaztelania ipini eta adibidea erakutsiko dizuet

egoki larregi barregarri ez dakit zer deritzozuen baina gogoratu egin behar da euskara gaztelania bezain hizkuntza ofiziala dela orain dela berrogei urtetik hona berrogei urte maila berean

beste bat dela jakin badakigulako berrogei urte ofizialtasunetik eta oraindik ere garrido andrea

hori bai hizkuntza ez dela modu partidistan erabili behar diozue hasteko eta

euskal administrazioak ez du gaur egun bizitzen ari garen

bizi izan sekula ere ez bere historia osoan osasun sistema kolapsatzeko zorian dago irakasleak zoratzeko moduan lanbiden galdetu zelan dauden

lehen ardura da euskara larregi exijitzen dela administrazio publikoan baina benetan hori da zuen ardura handiena zuen hauteslegoaren ardurarik handiena oposaketetan euskara eskakizun larregizkoaz arduratuta zaudete eta ez ostera hemen oposaketak egiteko egin litekeen ala ez madrilek erabakitzea eta ez guk hemen enplegu publikoaren arazorik handiena euskara dela

gauza bat argitu dezagun lehenengo eta behin enplegu publikorako sarbidea ez da eskubidea zuk esan duzun bezala garrido andrea lanpostu publikoa

eta prestakuntza diodanean beren osotasunean diot hezkuntzen ezagutza barne ez etorri orain betiko zer nahiago dudan mediku ona ala mediku euskalduna nik esaterako euskaraz badakit baina egun ez nau hartuko

baina nik badaukat osakidetzan arreta euskaraz jasotzeko eskubidea euskara gaztelania bezain ofiziala delako eskubide bat eta ez enplegua eskuratzearena uste dut ramón y cajalek esaten zuela mediku baten tresnarik onena aulki bat dela diagnostikorik onenak entzunda paziente entzuna egiten direlako

ulertzen ez den hizkuntza batean eta zuok diskriminatuta sentitzen zarete benetan administrazio publiko osoan inoiz

funtzionarioren bat inoiz aurkitu duzue horrelakorik ba ote dago administrazio osoan gazteleraz ez dakien baten bat

euskaraz baino ez dakitenak horiek posible lukete euskal administrazioan lan egitea gaztelaniaz jakin barik nahiz eta beste jakin iparraldekoek frantsesez eta euskaraz jakinda euskal administrazioan lan egin ahal izango lukete diskriminatuta sentitzen zarete benetan diskriminazioa da pertsona bat pertsona nagusi bat medikuarengana joateko urduri egotea ez delako gai izango

zer daukan diskriminazioa da euskaraz ez dakien pediatra batek galdetzea guraso batzuei euren

ez dakielako gaztelaniaz hitz egiten diskriminazioa da guztiz zaurgarri vulnerable zaudenean aurrean daukazun funtzionarioak

hizkuntzan hitz egiten derrigortzen zaituenean berak hizkuntza bakarra diskriminazioa da urteetako ahalegin handiaren ostean euskaraz ikasi euskaraz egiten lan egiteko gai izan eta meritu bat baino ez izatea diskriminazioa da ezin euskaraz jaio eta

euskaraz jakitea ezin da meritua izan derrigorra izan behar da administrazio publikoan lanpostu bat eskuratzeko

eztabaida ez delako hemen langile publikoak zer jakintza behar duen baizik eta zelan zerbitzatuko duen hobeto herritarra langilea egokitu behar da herritarrari eta ez

ofizialak diren hizkuntza bietan eman behar du zerbitzu publikoa eta ez gara esaten ari gaur egun lanean admistrazioan lanean

dutenik esaten ari garena da eskaintza berrietan euskaraz jakitea eskatu behar dela mesedez utzi bakean euskara ez erabili zuon arteko pp vox ciudadanosen arteko borrokarako nor den erakusteko euskal herria bildu beharbada ez da egokiena edo ez da nor espainolidadeari buruzko lezioak emateko

euskara maite eta zaindu egingo zenukete

duzuen lurralde honetako hizkuntza ere badelako euskara zabaldu zabaldu zuen munduaren ikuskera berriztu modernizatu zaitezte ez etorri hona eztabaida zahar eta antzuekin begiratu gure ingurura

ezagutuko du nik baino hobeto bruselako kasua han urteak egin ditu eta brusela hiri elebiduna da ofizialki flandiera eta frantsesa dira hizkuntza eta administrazio publiko osoa elebiduna da eta langile publiko izateko hizkuntza biak jakin behar dira derrigorrez

asaldatzen nahiz eta flandieraz egiten dutenak populazioaren ehuneko hogei baino izanez baina zuok ez duzue legea bete nahi estatutua eta euskararen legea urratzeko proposatu diguzue legearen defendatzaile sutsuak zaretenok

duzuenak ez dauka badakizue zuok inongo ibilbiderik eta uste dut ondo dakizuela hori zuok ere gaurko bozketaren emaitzek

eta gero eta gutxiago zaretela ere bai

gainetik egin du aspaldi araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrek oso argi daukate

nahi hori izango duzuela eta horretarako administrazioaren aurrean denok berdinak izan behar dugu kalitatezko zerbitzu bera jasotzeko

daukagulako denok euskal hiztunak izan zein izan ez baina administrazioan lanpostu bat izatea ostera berriro diot eskubide bat lanpostu hori eskuratuko du horretarako prestakuntzarik onena duenak eta kito herritarra da hemen lehentasuna herritarrak aukeratuko du zein hizkuntzatan nahi duen bere eskubidea da hori

eskubideak ez dira negoziatzen eskerrik asko agirre andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

que tenemos beraz hau ez da euskadik daukan lehentasun bat euskal sozialistak arlo guztietan eta arlo guztietan diot

euskararen normalizaziorako adostu genuen mila bederatziehun eta laurogeita biko legea betetzearen aldekoak gara eta hemen legebiltzar honetan

gobernua sostengatzen ditugun bi taldeak izan ginen

lege horretan parte hartu ginen bi talde bakarrak

dezente asko lan egin genuen eta hortik aurrera normalizazioaren aldeko eman diren urrats guztietan guztietan euskal sozialistak izan gara euskal gizarteak euskaraz bizitzeko daukan eskubidearen aldekoak gara baina horretaz gain are eta gehiago

kontziliazioen aldekoak gara sozialistok hizkuntza askatasuna

oso gardena da hiztun bakoitzak erabaki dezala zein hizkuntzatan ari nahi duen ezein ezin zaio ukatu erabili nahi duen hizkuntzan aritzeko askatasuna

señora garrido eta ezein herritarrek ezin dio inposatu inori zein hizkuntzatan egin behar duen nahiz euskara eta nahiz gaztelera izan hemen ezin da inolako nahitaezkotasunik ezarri

harremanen alorrean hizkuntza bat erabiltzeko

pribatuaren eta administrazio publikoaren arteko harremana

hartu askotarikoa eta irekia dela deritzogun gizarte batean iruditzen zaigu erakundeen

babestea eta zaintzea eta euskararen erabilpena sustatzea hori da helburu nagusia eta horretan jarri behar ditugu indar guztiak

eskubideak adostea bateratu behar da baliabide publikoen erabilpenaren

handienarekin baina baita ere aukera berdintasunarekin ere herritar guztiek izan behar dute funtzio publikoan jarduteko aukera horregatik uste dugu funtsezkoa dela hizkuntza eskakizunak euskadiko eskualde bakoitzeko errealitate sozial eta soziolinguistiko aldakorra

perfil mistoak eta horregatik aurkeztu genuen eta horregatik daukagu adostuta ez orain baizik eta legealdian sustengatu genuen akordioan hori errebisatu egin behar

oso argi ikusten genuelako alde batetik hasieran aipatzen nituen hizkuntza eskubide horiek bermatzeko eta bestetik

aukeratzen duen hizkuntzan hartuko dela ezein herritar edozein zerbitzu publikoetara joaten denean baina hori arrazionaltasunez behar da eta ezarri diren hizkuntza eskakizunak egikaritzean gerta litezkeen disfuntzioak konponduz baldin eta disfuntzio bat

ez daukagu inongo disfuntziorik eta ez dago ezer aldatzerik horregatik

gobernua sostengatzen dugun taldeok proposatu genuen eta horretan dago gobernua lehenengo minututik administrazioko hizkuntza eskakizunen berrikuspena

izan zutenaren aurka proposatuz berrikus daitezela goitik behera lasaitasunez esaten nuen bezala baina aldez aurretik deliberatu gabe eskakizun horiek gehiegizkoak ala gutxienekoak diren

erabakia hartu beharko dugu zer nolako moldaketa

dugun gobernuan esaten nuen bezala horretan dago eta uste dut hemendik gutxira

akaso egiten ari diren lan horren emaitzak mahai gainean edukiko ditugu eztabaidatzeko ikusteko berrikusteko eta bakoitzak dituen proposamenak

ekartzea gaur egin duzuen moduan eta eran

andueza jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari bueno lehendakaria

eguerdi on guztioi eta bereziki zupiria sailburu jaunari eta garamendi sailburu andreari

eta ibilbide honetan hoberena opa dizut

harira esan behar dut euskara gure autonomi erkidegoko hizkuntza ofizialetako bat da eta nortasun ikur nagusietako bat

ondorioz alde batera utzi behar dira hizkuntza alderdikeriatzat erabili nahi duten jarrerak ez baitute batere mesederik egiten gizarte anitz eta plural batean bada guztiz ados honekin

zure ekimenaren hasiera da gainera gure legeriak esaten du eta horien artean dago ba gernikako estatutua

urteurrena orain urtero ospatzen duzuena arazoa da hemendik aurrera zuen ekimena ez dagoela nondik hartu

zuekin dugun desadostasuna erabatekoa da euskararen interpretazio interesatu eta zitala egiten duzue eta

zerbitzuen kalitatea jaisten du hori esaten duzue

en acreditar perfiles lingüísticos gainera enplegu publikora iristeko euskararen ezagutzaren balorazioa diskriminatzailea eta neurrigabea dela diozue baina ez da horrela

tipo de atención sanitaria eta eh bilduren zuzenketari dagokionez ba ez zaigu egokia iruditu

uste dugu kontrako muturrera doala eta orain ez dela momentua helburua konpartitzen dugu baina ez epeak esaten duzue bi mila hogeita baterako o sea hiru lau hilabete barru euskal administrazio publikoan sartzen diren pertsona guztiak

elebidunak izan behar direla eta bueno uste dugu ez dela momentua horretarako

ez darama erritmo hori eta orduan ba uste dugu ildoa edo zentzua izan beharko dela anduezak esan duen bezala eusko jaurlaritza prestatzen ari den dekretu linea horretan hizkuntza eskakizunen dekretuan

eusko jaurlaritzak eskuzabaltasunez jokatuko duela eta guztiok batu ahal izango dugula horregatik bakarrik gure zuzenketa babestuko dugu izan ere esan bezala gero eta elebidunagoa den gizarte baterantz goaz

ezin den atzean geratu eta ez dago euskara dakitenen edo profesionalik onenen artean aukeratu beharrik bateragarriak dira

kontuz garrido andrea ea euskara desprestigiatzen saiatzeko interes
alderdikoagatik profesionalak gutxiesten ari garen besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri andrea

eskerrik asko martínez andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

eguerdi on nire etxean esaten dute

aukeratzen hegoak aukeratzen direla eta esaldi hori hemen momentu honetan baliagarria egiten zait tribuna honetan lehen aldiz

planteatzen duen gai honen aurrean elkarrekin podemosek duen jarrera defendatzen ni izan naiz leoneko sustraiekin baina euskal hegoekin duela hogei urte leonetik etorri nintzen ona bizitzera eta duela hamairu urte funtzionarioa naiz tokiko administrazio batean

administrazioko ia langile guztiek bezala hizkuntza ofizialetako materialekin lan egitea tokatzen zait kapaz naiz nire aurrean dagoen herritarrekin ondoen sentitzen diren hizkuntzatan

eta horretaz harro nago euskara ikasi dut eta euskara ikasten ari naiz euskara lagundurik euskal kultura bere osotasunean ezagutzen eta ezinbestekoa izan da bai lan arloan bai esparru pertsonalean ni leonekoa izanda oso harro nago nire alabak

izateaz eta euskaldunak sentitzeaz eta hona ekarri gaituen gaia alderdi popularrak aurkeztutakoa euskarari garrantzia kentzearena ni barrutik bizi izan dudala

duela herritarrok bere hizkuntzan erlazionatzea jendea gustura sentitzea eta nahi duen hizkuntza erabiltzea adibidez

edo biblioteka batera edo epaitegietara edo bulego publiko batera administrazioak hori babestu behar duela

norbera erosoa sentitzen den hizkuntzatan

eta hori lortzeko funtzionarioei medikuei irakasleei administratzaileei atezainei lagundu behar zaie euskara menperatzen ni ez naiz bereziki trebea hizkuntzekin eta euskara ikasteko aukera izan dut nire lan ordutegiaren barruan eta lan ordutegitik kanpo bai euskaltegietan barnetegietan gehi

jaso dudana hauei guztiei tribuna honetatik

prozesu honetan nik inbertitutako diru eta esfortzu guztia onuragarria izan da bai niretzat bai nirekin lanean

gaur hemen legebiltzarkide gisa nauzue eta nire sentsazioa da eta herritar askorentzat ppk proposatzen duena

behin eta berriro legealdi oro ateratzen dutela errepikatzen dutela eta gure gizartean asunto hori

zoritxarrez horrek frogatzen du oraindik ez dutela ulertzen zein

eta zein den aditu guztien arabera euskararen hizkuntza egoera inbertitu behar diren indarrak langileei laguntzen euskara menperatzen euskalduntzen hori jarri behar ditu gure esfortzuak aspergarria bezain kezkagarria da

euskararen erabilera alderdi popularrak egiten duena alde batetik esaten dute euskara guztion ondarea dela eta bestetik euskarari

koldo mitxelena hizkuntzalari handiak esan zuen moduan euskara ahulegia da armatzat hartzeko nik hausnarketa hori egitera gonbidatzen zaituztet inkesta soziolinguistikoak aztertuak euskararen ezagutzan eta erabilera goruntz doa baina ez nahiko bezain beste honi bultzada bat emateko hizkuntza politika indartzea ezinbestekoa da gure programan euskara ikasteko doakotasuna

hasieratik eta ekimen desberdinak aurkeztu ditugu legebiltzar honetan doakotasuna bermatzeko guk ere defendatzen dugu hizkuntza eskakizunak egokitu behar direla gaur egungo errealitate

bai administrazioko langileak zein erabiltzaileak sentitzea beraien hizkuntz eskubideak babestu eta errespetatu egiten direla

gaizki iruditzen zaizuela euskara gehiago balioztatzea beste prestakuntza batzuk baino

ez al zaizu iruditzen prestakuntza zorrotza dela pertsona bati administrazioko publikorako bigarren perfila

eskatzea jarduera profesionalari begira alegia gaitasun elebiduna egiaztatzea eskatzea hori ez al da prestakuntza

argi dago gobernuak garatutako hizkuntza politika ez dela nahikoa izan euskararen normalizaziorako argi dago hizkuntza politikak ez ditu bere helburuak bete gizarteak eskatzen du ozenki

eta eskertuko genioke alderdi popularrari inoiz gehiago ez erabiltzea euskara bere borroka politiko eta identitarioetan ezta ere horrelako erabilera
politiko hori euskararen buruan eskerrik asko eskerrik asko

andrea erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

gracias bueno ematen du hemen diskurtso batzuk entzuterakoan

eta nik proposamen honekin lortu nahi dudana eta helburua da justuak izatea eta bereziki eusko jaurlaritzak

emandako emaitzak ikusten baditugu

batean gaudela bi hizkuntz ofizialak ditugu

bai agirre andrea bai larrauri andrea bai gonzález andrea

jauna administrazioa elebiduna da baina horrek ez du esan nahi hor dauden funtzionario eta langile guztiak euskara jakin behar dutenik

zerbitzu publiko onenak agirre andrea profesional onenak

ciudadanos vascos que se han quedado huérfanos amaitu mesedez garrido andrea bueno azkenean esan nahi dut

aurkeztutako proposamenarekin koherenteak izan garela nahi duguna da diskriminazioarekin bukatzea berrikustea euskararen ematen zaion balioa eta berdintasun printzipioa bermatzea hurrengo eskaintza publikoetan
eusko jaularitzak ematen du gainera eskerrik asko garrido andrea bukatu da

ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

a la señora gonzález gauza askorekin oso ados ezta eta ekarri duzun

euskaraz nire ama gaztelarra zen nire aita nafarra zen baina ez zekien euskaraz eta nik beti eskertu egin diet

euskara ikasten sartzea eta ikastolan euskara den dena egitea eta zoriontzen naiz momentu horretan hartu zuten

hainbat gauzetan zure interbentzioarekin ados ez daukat inongo dudarik a la señora garrido

beste gauza bat bueno bada ni arabarra naiz igual beste araba batean bizi gara edo ez dakit

euskarari otoi bat eta gero arte esango

eta horrela batzuen gorrotoen eta mamuen aurrean eta beste batzuen fantasien

geratzen gara eta hau da euskal herritarren errealitatearekin eta

taldekideak bi mila hamaseian esan zuen berri txarraken hitzak aipatu zituen eta esan zuen esan gezurrak mila aldiz errepikatu hitzez hitz

andrea mistoa martínez andrea zurea da hitza bertatik

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal talde popularra ciudadanos taldearen jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialisten

onartuta geratu da osoko zuzenketa amaitu aurretik nik ere nire agurra eta desiorik eta onena opa diot jone berriozabal andreari besterik gabe osoko bilkura hau amaitutzat